eta natalia rojo legebiltzarkideak pastor garrido jaunarengan gai zerrendako

mozioa antonio damborenea basterrechea euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua europako funtsen erabilera okerrari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda da

zuzenketan aurkeztu dituzten taldeen txanda pasatuz euskal sozialistak taldearen ordezkaria den mendia andreak dauka hitza

eskerrik asko mendia andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den etxeberria jaunak dauka hitza

egun on guztioi ganbaraburu andrea zure baimenarekin tal como

upyd taldearen ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza

euskara eta euskal kulturaren ordezkari handia joan zaigu honetan euskal herria bilduk omenaldi xume hau eskaini nahi dio gaurkoan

dotorezia zabaltasuna eta gizatasuna gogora ekarriz lankide eta lagunei gure doluminak adieraztearekin batera

gaurko puntu honen eztabaidaren sorburuan martxoak

egindako interpelazio bat dago talde popularrak urkullu lehendakariari egin zion galdera

gaur ere talde popularraren bozeramaileek denak gai honetan jakin nahi zuen zer gertatzen zen

lehendakariak erantzun zuen zenbait arazo zeudela baina ulertzera eman zuen behintzat arazo horien konponduta edo konpontzeko bidean zeudela como decía

behar beharrezkoa dela kudeaketa publikoaren muinean dagoelako

y no de problemas políticos eskerrik asko eskerrik asko lópez de munain jauna erantzunen txandan damborenea

euskal sozialistak ez du hitzik hartuko euzko abertzaleak taldearen ordezkariak etxeberria jauna zurea da hitza

zure baimenarekin tokitik harritzen nauena da hain garbi

eh bildu taldeko kideek eta kasu honetan bere bozeramaileak nolatan ez duen zuzenketarik aurkitu eta guztiok ilustratu gaituen

ez legealdi honetan eta ezta ere gaurkoan

debatitzen ari garen gaiaren inguruan eskerrik asko eskerrik asko etxeberria jauna

eta eh bildu taldearen ordezkariak ez du ezta ere

eztabaida amaituta bototara jarriko dugu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

hirurogeita zortzi bai berrogeita hamabi zuri

erdibideko zuzenketa hurrengo puntuan

beste puntu bat aurreratzea hurrengo puntukoei galdetu diet hirugarren puntua eta baita denbora behar dutela

posible da laugarren puntua aurreratzea ezta ere laugarrena ezta ere

ezta ere bale orduan errezeso bat egongo da

hamar minutu bost minutu